osoko bilkurari hasiera emango diogu aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea azaroaren bederatziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

dagokionez osakidetzak duen irisgarritasunari buruz berdinketa izan zen eh bildu elkarrekin podemos eta euskal talde popularra taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan erreglamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluari jarraituz berriro egingo dugu

bueno denak txartelak eta ondo sartu mesedez

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y ocho contra beraz ez da onartu erdibideko

jarraian bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz

berriro bozkatuko dugu zuzenketa osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

beraz berdinketa mantentzen denez hurrengo plenorako utziko da

gai zerrendako lehenengo puntua mozioa

kataluniako errepublika independenteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda iriarte okiñena andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

europa osoan mundu osoan arreta berezia sortu duena eta euskal herrian arreta berezia eta aldi berean

gure asmoa parlamentu honetan eta euskal herriko kaleetan behin eta berriro aldarrikatu dugunez kataluniako errepublikaren aitortza erabatekoa lortzea da

kataluniako herriak euskal herriaren babesa senti dezan nahi dugu eta munduak jakin dezan edozein independentzia prozesu bezala kataluniakoa ere

eusko legebiltzarrak erabateko babesa elkartasuna eta laguntza eman nahi dizkiola aitortza eman nahi diola les voy a leer una cita

de los estados unidos historian zehar behin eta berriro topatuko ditugu antzeko pasadizoak eta posizioak eta behin eta berriro topatuko ditugu

askatasuna aldarrikatuz libre izan nahi duen herri bat alde batean eta bestean

edo ia beti libre izan nahi duen herria zapaltzeko prest dagoena libre izan nahi duen herri hori baina indartsuagoa bai ekonomikoki eta baita

bidea erakusten digutenak askatasun egarria inoren uztarpean ez bizitzeko gogoa eta nahia azkenean kostata asko kostata askotan gailendu dena eta seguru nago oraingoan ere kataluniak lortuko duela berandu baino lehen eta seguru nago

gu ere etsi ez dugun herri bat izan garelako eta etsiko ez dugun herri bat garelako estatu batuek

euren ehun eta berrogeita hamabost artikulu propioa izan zuten londresko parlamentuak onartutako lege onartezinak deitzen zienak

gobernuak hara begiratu ote duen indarrean jarri dituen neurriak jartzeko baina egia esan herri libreen aurka egindakoan

espainiak beste inora begira ibili gabe eta hori aspalditik dakigu euskal herrian bai gutxienez azkeneko

urtetan eta tradizio horretan ezaugarri argi bat daukagu inoiz ez dio elkarrizketari bere borondatez ekin espainiak inoiz ez du irtenbide adostu bat bilatu nahi izan

ez flandrian han oraindik umeak

badakizue zer esaten dieten ba esaten diete albako dukea

nafarroa indarrez konkistatu zuen albako dukearen semea zela flandeskoa nola batzen diren gauzak mendeetako gidoi berbera jarraituz indarra mehatxua kartzela isunak gezurra

ari diren nagusiak espainiako historiaren beste orrialde idazten ari dira oraingoan partido popularra ciudadanos

eta horretarako botere ekonomiko enpresarial eta mediatikoen babes osoa dute erabatekoa eta

historiari begira hasi naiz eta labur baldin bada ere azkeneko urteetakoa egitea komenigarria dela iruditzen zait zapatero espainiako lehen ministroa bi mila hiruan hamalau urte

kataluniako parlamentuak estatutu berriak onartu zuen ehun eta hogei diputaturen botoekin partido popularreko hamabostek kontra bozkatu baitzuten

akordio fiskal bat lortzeko ezetz kontsultak egiteko ahalmena izateko ezetz ezetz ezetz eta ezetz erantzuna beti izan da ezezkoa eta ezezkoaren aurrean sumisioa eta bizitzearen aukera egin beharrean kataluniako herritarrek itxaropena eta askatasuna aukeratu zuten horixe egin zuten eta aldaketa horiek ikusten joan gera azkeneko urteetan bi mila hamabostean mundu guztiaren aurrean

gehiengo osoa lortu zuten eta hitza bete dute ez dute beste ezer egin hitza bete que nadie se equivoque las instituciones catalanas sus representantes políticos

había aprobado el uno de octubre espainiaren aldetik espero zitekeena ikusi dugu egia esan legalitatearen defentsa hartu dute aitzakiatzat oraingoan eta legalitatea omen dena defendatzeko ba ikusi dugu ez zaiela batere inporta herritarrak jipoitzea

botoak bahitzea lider herritarrak kartzelan sartzea parlamentuko presidentea bera kartzelan sartzea edo kartzelara bidaltzea

espetxeratzea gobernuko kideak hainbeste maite omen duten konstituzioa pikutara bide batez eta niri galdera bat datorkit burura honen guztiaren aurrean

oraingoan ere oraingoz ez da negoziazio mailan eseri beste behin ere aldebakarreko bidea aukeratu du

espainia izan da prozesu honetan guztian bide unilaterala aukeratu duen bakarra

bortitza okerrena da gainera ez daukatela kontzientzia oso lasai edo auskalo eta horregatik erabiltzen dutela etengabe gezurra

urriaren bateko irudiak faltsuak zirela parlamentu honetako norbaitek esango dit urriaren batean katalunian izandako jipoiak faltsuak zirela

ppko ordezkariek alderdi sozialistakoak esango didazue faltsuak zirela

urriaren batean katalunian gertatutakoak ze hori esatera ausartzen dira eta hori esatera ausartzearekin batera ausartzen dira esatera

txikitzen saiatu ondoren horregatik ausartzen dira esatera erresistentzia pazifikoa biolentzia dela eta irakurri besterik ez dago auzitegi gorenaren

las vergüenzas de españa eta honi guztiari deitzen diote demokrazia jaun andreok hitz batean errepublika aldarrikatuta dago baina partida ez da amaitu eta komeni da hori guztiok argi edukitzea independentzia prozesu bat inoiz ez da erraza izan

aitortu zuela independentzia eta batzuetan emango du gauzak hobe doazela

azkarrago doazela eta beste batzuetan geldoago

eta oso garrantzitsua da ez sinestea sinestarazi nahi dizkiguten mezuak ez kutsatzea

eta ongi dago jakitea katalunian izan den autokritika nagusia zein den ez zutela ongi neurtu espainiaren erantzunaren bortizkeriaren

ez zuten neurtu euskal herrian beharbada hobeto ezagutzen dugu guk gaia eta espainiako estatuak a todo esaten duenean

a todo esan nahi duen horrekin oso ongi ulertua daukagu aspaldi baita

urte dela ere legebiltzarkide jaun andreok independentzia prozesu errazik ez da inoiz munduan eta

su artifizial eta guzti independentzia ospatzen den egunera arte

pasatu ohi dira eta denok dakigu zenbat eskertzen dituzten independentzia ezartzeko lanean ari diren herritarrek kanpotik etortzen zaizkien babesak ez ospakizunean unean aldarrikapena egiten duten unetik hasita

gure mezua garbia izan dadin urriaren hogeita zazpian egindako katalunia errepublika independentearen aitortzan garbia izan dadin mezua demokraziaren aitortza delako parlamentu hartako besarkadak parlamentu hartako

parlamentu hartako irribarreak eta musuak ikusi besterik ez zegoen emandako urratsaren tamaina zein zen jakiteko handia litzateke

handia haientzat eta handia guretzat ez dezagun aukera hau

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

azken urte honetan aukera ezberdinak izan ditugu kataluniako gaia tarteko gure posizioak azaltzeko ganbara honetan

garai hauetakoak oso larriak ondorioak ebazpenak espetxeratzeak estatuaren erantzuna

estatuaren erasoa eraso politikoa eta baita ere eraso judiziala eta gaur honantz ekarri den gaia

aldi berean momentu jakin bateko pleno batez ari gara urriaren hogeita zazpikoa

momentu berean gertatu ziren gauza asko aldarrikapenak ganbara batean eta beste batean ehun eta berrogeita hamabost delako artikulu horren aplikazioa hor ikusten da bi

arratsalde berean egun berean horregatik guk aurkeztu dugun zuzenketak ez du argazki estatiko bat horretan finkatu nahi bere gogoeta

bilakaera osoan eta horregatik pentsatzen dugu zuzenketa horretan

zuzenean egiten dugun azterketaz gain etorkizunari begira

horregatik esaten dugu errespetatzen eta laguntzen ditugula

kataluniako parlamentuak bere subiranotasunaren inguruan eta konstituziogile edo

prozesu baten inguruan hartu dituen erabaki guztiak zergatik eztabaida egon daiteke zer eztabaida zen zer bozkatu zen

irakurketa politiko bat egitera baizik han erabaki batzuk

prozesu konstituziogilearen inguruan edo eratzailearen inguruan baina parlamentuak orain baino lehenago ere hartzen erabaki horien aurrean azaltzen dugu lehenengo gure errespetua gure babesa eta laguntza bigarrengo gaia da ondorioz beste ganbara batetan ehun eta berrogeita hamabost artikulua dela eta estatuak

tankera gehiago hartzen zaio rajoy berari esanez ehun eta berrogeita hamabost eta nik aldarrikatu nuen eta nik deitu ditut hauteskundeak eta ni naiz guzti horren arduradun

beste argazki bat jartzen du eta da gure ustez kataluniako instituzioek zilegitasun demokratiko osoa zapuztu egiten duela estrategia horrek desjabetza prozesu bat ematen da desjabetza politikoa desjabetza demokratikoa ez da bakarrik katalunia interbenitzea da demokrazia bera interbenitzea baino nonbait denbora pasa ahala ba ikusten da ba erreakzio

gauza bere horretan mantentzen dela eta estatua oraindik gehiago harropuzten da

eta da hauteskunde eguna eta nik uste dut hauteskunde egun horrek berriro ere argazki bat emango duela eta argazki hori

aldeko argazki bat zentzu oso garbian hau da katalunian zerbait hedatua baldin badago independentista izan ala ez da kataluniak eta bertako gizon emakumeek duten erabakitzeko eskubidea eta horrek bere tokia hartu du bere tokia hartu du gauzatuko da momentu batean edo bestean

hori garbi dauka beraz hauteskunde horietan ere hori zenbatuko da bakoitzak bere ñabardurak izango ditu hauteskunde garaian nola

galdera da espainiako demokraziak gutxieneko heldutasun hori lortu ahal du beste pleno batean galdera berdina egiten nuen heldutasun politiko heldutasun demokratikoa

zergatik beste toki askotan antzeko arazoei ematen zaien erantzuna eta soluzio bidea izaten da herriari edo herritarrei hitza ematea eta hitzak erabakia dakar eta erabakiak egin behar dira errespetatu eta zergatik errealitate horren aurrean ba itsu itsu dabilen estatua nik uste det garbi

gaudela zergatik katalunian gertatu

gertatzen ari dena eta gertatuko dena baita ere etorkizun hurbilean eta edozein beste edozein parlamentutan gerta daitekeena ere baita ere hemen nik uste dut

nazio izaera duten errealitate horiek eskubide politiko berdinak ez baldin badituzte zergatik esaten denean

elkarrizketa bai baina legearen barruan hori egiteak hori aitortzeak baita ere esan nahi du de facto esan nahi du gaur egun indarrean dagoen legediaren barruan

nagusitasun bat aitortzen ari zara espainiako subiranotasunaren nagusitasuna zurekiko

eta pleno horretan ikusi dena hori izan da zilegitasun demokratikoaren eskutik oinarri demokratikoaren eskutik esaten dute kataluniako

beste parteak gurekin hitz egin nahi ez baldin badu legedi propioa sortu beharra daukagu geure borondate politiko horretatik irtenda

aldebakartasun hori edo aldebikotasunaren estrategia beno aldebakarreko aldebiko estrategia horretan

beste bat behar du aurrean mahaiaren aurrean eta horrek eskatzen du elkarren arteko errespetua eta errespetuak

ez da aitortzen eta ez da egongo irtenbide politiko emankor eta iraunkor bat

horregatik gure proposamenean hitz egiten dugu

etorkizunari begira ere oso epe motzean erabakiak hartuko direlako kataluniako legebiltzarrean ehun eta berrogeita hamabost horrek suposatzen duen

eta bere harrotasun guzti horrekin alderdi popularrak horretan oinarritu nahi du demokrazia berri horren nolabaiteko arau berri horien

hau da hauteskundek berriro ere irabaziko balituzte independentismoa edo erabakitzeko eskubidearen aldeko apustua egiten duten horiek

jarraitu ahal izateko onartezina onartezina

hirugarrengo puntua berriro ere katalunia dela eta ez beste inor kataluniako herritarrak direla eta ez beste inor beraien

beraiek direla eta etorkizun hori marraztu ahal izateko erabaki ahal izateko eskubide osoa dute

jakina bakarren batekin negoziatu beharko dutela bakarren batzuekin negoziatu beharko dutela baina jatorrian

berdintasunaren printzipioa berdinen arteko harremana errespetuan oinarritzen da

horregatik horixe izan da gure osoko zuzenketaren zioa sartzen da eta gordetzen du

kataluniako parlamentu hartan saio hartan erabaki ziren

baina hura jardun politiko bat izan zen eta gu

esana daukagu pentsatzen dugu harreman politikoak elkarbizitza politikoa atxikimendu librean

eta hori gauzatu ahal izateko berriro berdintasunean jokatu ahal izateko arauak dauzkagu edo elkarrizketak ez du
bide luzerik izango eskerrik asko egibar jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez

taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara pasatuz iriarte andrea zurea da hitza

bai batzuetan esaten duzue eta gero eskubide hori gauzatzeko unean beno ikusiko beharko dugu segun nola ahora que ustedes

egibar jauna bi gauza esan dituzu gertatu zirela urriaren hogeita zazpian aldarrikapena

eta ehun eta berrogeita hamabostgarrena artikuluaren aplikazioa horiek esan dituzu

parlamentu honek ez aitortzea zerorrek aipatu duzun aldarrikapen hori kataluniako errepublika independentearen aldarrikapen hori nahi duzuena esango duzue baina gertatu zen

kataluniako gobernu erdia kartzelan bestela zergatik kataluniako gobernu erdia exilioan bestela zergatik gertatu zen

errepublika berria edo egin zuenean beste komunikatu bat

aldarrikatutako errepublika berria zer gertatu zen zergatik izan genituen

eta hirugarrenak berriak katalunia errepublika independentea hau ikusi zuen munduak eta ez naiz beste munduko egunkari askotan sartu eskura ez neuzkalako besteak beste eta euskal herritarrek ere ongi islatu zutelako horregatik iruditzen zait pena bat dela gaur aldarrikapen hau egin ahal izatea aipatutako

zuk zerorrek aipatu duzulako aldarrikapena galdetu nahi nizuke

esan zenuenean kataluniako errepublikaren aldarrikapena egiten lehenengoa legebiltzar hau izatea nahi zenuela

euskal herriaren babesa gehien behar duen momentu honetaz nik uste dut benetan egibar jauna zuk momentu honetaz ari zinela eta ez dakit zergatik den hain zaila hain zuzen ere zuek jasotzen duzuenaren guztiaren ostean esatea hogeita seian gertatu zena izan zela kataluniako independentearen aldarrikapena hain zaila al da hori esatea gainerako guztia

horrek euskal herrira ekar dezakeenean ere bai baina hain zaila al da

esatea katalunian egun hartan errepublika independentearen aldarrikapena egin zela

ez da hain zaila eskerrik asko iriartea anderea

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

bere garian eta egia da turull eta gainontzekoei esan geniena

hala izango da ondo dakizu nik

zertaz ari ginen zergatik orain baino lehenago ere hitz egin dugu honetaz eta kataluniako saio ezberdinetan aldarrikapenak egon dira batzuk

horregatik pentsatzen dut gure proposamenak egokiago biltzen duela katalunian gertatutakoa eta katalunian gertatutakoaren inguruan mantendu beharreko posizioa gu behintzat zintzo

eta lehen aipatu dut guretzako

generalitateko presidentea ez da rajoy badakigu

eta aipatu dira baita ere gipuzkoako batzar nagusiek hartutako erabakia ebazpen berdinean puigdemontek eta esan bezala baita ere eteten da

deklarazioa batzar nagusiek jarraipen bat laguntza ere eskaintzen die

nik lehen aipatu dut eta nola ikusi dudan alderdi popularrak ere hortik jotzen dutela eta

nola dagoen argudioa montatuta eta ikusiko da

estado de las autonomías delako hori berrikusten denean ba kataluniak dituen arazo guztiak hortik datoz hau da

eta atzera berriz berreskuratzeko asmoarekin horretarako zabalduko dute zabaltzen baldin badute konstituzioaren berrikustea edo aldaketa

nora garamatzan antzeko errealitate batek yo decía antes

ni ez noa luzatzera ez dakit esan da legebiltzar

hau amaitu eta gero bozketak tarteko ez dela ezer aterako bueno nik sinestu nahi dut agian zerbait atera daitekeela baino nola ez dela banatu gure zuzenketa behintzat

irakurri egingo dut behintzat grabatuta ere gera dadin eta lehenengo puntua baldin bada

eusko legebiltzarrak parlamentak pasa den urriaren hogeita zazpiko bilkuran kataluniaren burujabetasuna eta prozedura eratzaileari buruz hartutako erabakiak errespetatzen eta laguntzen ditu el parlamento vasco

kataluniako gure kideei azaldu dieguna eta benetan gure babes honekin eskertuta daude eskerrik asko
egibar jauna elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularren ordezkaria

gracias eskerrik asko presidente andrea señora

amaitu denez bototara jarriko dugu iriarte okineña andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita zortzi abstentzio beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal sozialistak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak aurkezturiko osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hemezortzi contra hamar abstentzio beraz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

proposamena egin duen taldearen txanda garrido anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

sailburuari arreta goiztiarrari buruzko

aurkeztea gai honi buruz eta gaur eztabaidatuko dugu mozio hau denok dakigun bezala hamairu barra bi mila hamasei dekretuak

arreta goiztiarra arautzen du eta honetan jasotzen dira eman behar diren neurriak

gizarte zerbitzuetan eredu koordinatu bat ezartzeko beharrean hausnarketa bat ireki egin zen orain dela hamar urte

ikusi zen beharrezkoa zela arrera integrala eskaintzea

aipatu dut komenigarria ikusi genuela mozio hau egitea eta gaur eztabaidatuko dugu

aipatuko dut gai honi buruz adostasun batera iritsi garela eta gero aipatuko ditut adostutako puntuak zeintzuk diren baina

lehendabizi eskerrak eman talde guztiei egindako ahaleginengatik azkenean posible

guztioi elkarrekin podemos taldeak ongi etorria ematen dio mozio honi ume eta nerabeen eskubideak bermatzearen inguruko ekimenak eta eztabaidak oso beharrezkoak baitira ekimenaren berri

genuen arabako batzar nagusietan aurkeztutako ekimena zuzenketak eztabaidak eta akordioa aztertzen egon gara eta

goiztiarretako eskuhartze integralari buruzko irakurketak eta kontsultak egin ditugu ere

son estructurales elkarrekin podemos taldearen eskutik zuzenketa bat aurkeztu nuen ez nuen dekretuaren aldaketa proposatu jakin banekielako aurrera jotzeko zailtasun bat izan zitekeela

horien inguruko neurriak abian jartzea ezinbestekoa da horrela islatu dugu gure zuzenketan bigarren eta hirugarren puntuetan hain zuzen ere

besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea

egun on denoi pertsona asko eta askoren bizitzan eguneroko bizitzan eta esango nuke

garrantzi bizia duen gai baten inguruko eztabaida dugu gaur legebiltzar honetan tokatu zaionari badaki eta tokatu ez zaigunari ez zaigu zaila egiten imajinatzen zer

izateak zeren izan behar duen perfektu irudikatu nahi eta ikusten duzun zure seme alaba

edo zer izan behar duen besteak beste besteak baino beranduago hizketan hasi eta lengoai arazoak dituela jakiteak

edo horrelako egoera batek nola eragiten duen familia baten egunerokoan baina jar gaitezke egoeraren gogortasunean eta erraz imajinatu dezakegu momentu horietan

arreta arreta onena beharrezkoak diren tratamenduak

aholkularitza zaintza eta babesa eta seguru asko denak batera haur horren arazoei erantzuteko saiakera bat hori esperoko genuke

egoera horietaz behar horietaz egoera horiei erantzuteko moduaz ari gara gaur eztabaidagai dugun arreta goiztiar integralaz

zero sei urte bitarteko haurren ehuneko hamarak izan ditzake tankera honetako nahasmenduak eta ni ez naiz hemen hasiko horren inguruko azalpen teknikoak ematen ez naiz horretarako gai

handi baten aurrean gaudela eta garrantzi handiko arazo baten aurrean gaudela batez ere horrelako

egin behar dioten pertsonentzako edozein modutan bizitzaren zaintzaren ikuspuntutik politika publikoetatik arazoari eman dakiokeen erantzuna ere oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu eta arazo hauek

gure erkidegoan osasun alorretik hezkuntza alorretik eta gizarte zerbitzuen alorretik ez dira gutxi aurrera eraman izan diren programak planak eta proiektuak

baina gauza da erantzun guzti horiek era partzelatuan eman direla bakoitza bere aldetik sistema desberdinetatik ematen diren erantzunak koordinatu gabe eta indarrak batu gabe eta neurri batean behintzat gaiak eskatzen zuen eraginkortasunik gabe baina haur hauen egoeraren konplexutasunak eta seguru asko beren familien

beren arazoen harimutur guztiei erantzun egoki eraginkor kalitatezko eta lasaigarria emango diona eta zentzu honetan foru aldundien modelo koordinatu bat definitze aldera zenbait ekimen bultzatu zituzten bere garaian

beharrezkotzat jo zuen jaurlaritzak gaiaren inguruko araudi egoki bat lortzeko saiakera egitea eta ez dut nik hemen azalduko zein izan den prozesu hori zuek ere aipatu ez dute

zela bere garaian eta luze gainera eta mahai gaineratu zirela batzuen eta besteen kezkak eta zalantzak prozesu horretan eta hori egia den bezala egia ere bada kezka eta zalantza horietako asko argitu gabe atera zela dekretua eta esan behar nuen kontsentsu gabe atera zela baino

indefinizio asko garatu gabeko elementu asko eta dagoen moduan

lortzea momentu honetan euskal herria bildu taldeak gipuzkoako foru aldundiaren gobernuan zegoen dekretu honen eztabaida eman zen eta oso era aktiboak parte hartu genuen eztabaida horretan eta ezagunak dira gure dekretuaren inguruko gure planteamenduak eta

oso garapen desberdinak dituzte bakoitzak oso baliabide desberdinak dituzte

hitz egiten dituzte lanean sistema desberdinetan ari den profesional horien aitortza ere oso desberdina da eta hola aurrera egitea eta

aurrera egiten beste kasu batzuetan pasatzen den bezala

indartsuek osasun sistemak eta hezkuntzak zama gainetik kendu eta gizarte zerbitzuen

arreta goiztiarraren kontuak eta zama handiegia da zama handiegia da

eta zama handiagoa da are gehiago oraindik definitzeko baldin badaude zer ekarriko duten beste sistemek eta nola ordainduko diren guzti horiek eta hori da guretzako dagoen arazo nagusienetako bat eta jakina da era berean gauzak

baina hemen asmoak oso onak izan daitezela oso onak baino hemen denek dakigu sosik erakusten dutela asmoa gauzatzeko dagoen konpromisoa

hitz batzuekin edo besteekin era batean edo bestean gobernuak hartzen du konpromiso bat

inportantea dela sentsu horretan batzuek eta besteek egindako ekarpenekin ere ondo antolatutako emendakin bat geratu dela erdibideko bat geratu dela eta aproposa izan daitekeela baina guzti honetan

bai ondoren bai erabili dekretua aldatzearen hitza bai erabili horko elementuen garapena izan bat izan bestea borondatean dagoela gakoa

eta familia horiek eta haur horiek dituzten beharrak eskatzen dutela

aritzea besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

sánchez anderea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi alderdi popularraren

uztailean arabako batzar nagusietan eztabaidatu zenaren oso

gure ustez aldaketa nabaria ematen da interpelazioan egiten zen galderarekin

oinarrizko mozioaren eskakizunarekin orduan araudiaren aldaketa eskatzen zen euzko abertzaleak taldea ez dago ados eskakizun horrekin beste gauza bat da eta horregatik erdibidekoa lortu dugu ados gaudela dekretuaren garapenarekin

erakunde ezberdinen adostasun zabalez onartua izan zen eusko jaurlaritzaren hiru foru aldundien eta eudelen oniritzia izan zuen ezin da ukatu kostatu egin zela akordioa lortzea baina azkenik bi mila hamaseian lortu egin zen eta honen ondorioz otsailaren biko

bi urte ere ez ditu dekretuak sistemen egonkortasunerako ezinbestekoa da

irizpide aldaketek sistemei eta sistemen erabiltzaileei kalteak sortu baino ez dute egiten en la moción de hoy por el contrario

eginda dago garrido andrea eta beno jaurlaritzari eskatzen zaio bere erantzukizuneko eskumenak bete ditzala

betetzen ditu sinatutako erdibidekoaren lehen puntua ere ildo berdinetik doa eta jaurlaritza egiten ari denez ba guk ez dugu inolako arazorik izan

bi arreta goiztiarraren egitura funtzionaleko bi talde motak arautzen dira

gazteleraz garrido andreak aipatzen zituenak eta arreta goiztiarreko esku hartze taldeak

taldeak plan pertsonalizatua prestatu behar dut eta familiei jakinarazi familiek ere bai bere garrantzia dute dekretu honetan bestalde

diziplina arteko arreta terapeutikoa ematen dute arreta goiztiarra eskubide subjektiboa da bi mila hamaseiko abenduaren hogeita seitik beraz

berari egokituak balorazioa egin ondoren aparte eman nahi diren prestazioek ez dute izango eskubide subjektiboaren izaerarik eta hiru otro hito importante dekretuak zehazten ditu

eman behar dituen bakoitzak era koordinatuan eman ahal izateko

arreta goiztiarreko erakundeen arteko batzorde teknikoak erabaki hau titulazioen onarpenarena arreta aoiztiarraren erakunde arteko kontseiluak ratifikatu egin du eta orain

dela gakoa eta nik uste borondatea badela inportantea

baina borondateaz aparte nik uste dut akordioak guztiz garrantzitsuak direla hemen

daudelako eta baita sail ezberdinez aparte foru aldundiak eudel eta beraz akordio horrek be bai nik uste garrantzitsua dela

sektoreko langileak pozik daude aurrera pausu honekin

dudarik gabe eta badabil jaurlaritza horretan eta horregatik ere sinatu dugu erdibidekoa dekretua garatu behar delako eta aipatu dituzuenez zeintzuk diren erdibidekoen puntuak ez ditut nik aipatuko

osasunak hezkuntzak eta gizarte politikek ematen dituzten eskumenen zerrenda argi eduki ondoren

esparru bakoitzak ematen dituen zerbitzuen balorazio fasean aurkitzen gara batzorde teknikoaren barruan honela mozioaren oinarrizko bigarren puntuan eskatzen zena

finantzazioaren inguruan ari naiz eskumenak norenak diren araututa gelditzen da eta garrantzitsuena argi zehazten da

ume horren balorazioa egin ondoren finantzazioarena azaldu dudan bezala badabiltza horretan

euren artean banatzeko gu ere poztu egiten gara lortutako

adostasunagatik aho batez onartua izango bada mozio hau eta

ez gaudenak guztiz ados baina nik uste garrantzitsua dela zerbitzu on bat emateko ba jarraitzea ildo honetatik garapenean

eta horrela ikusten baduzue ba zehaztu behar badira zehazten baina borondatez eta akordioz eta ba administrazio ezberdinak inplikatuta daudela eta sail desberdinak ba guk ere akordio

eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandara pasatuz bai

beste norbaitek guanche andreak ez nerea ez sánchez ez

bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

lantegia ixteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda becerra jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

eskerrik asko becerra jauna mesedez mesedez

aumentarlos nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko eguerdi on guztioi eta lehenengoz eta behin nola ez agurtu

langileak pleno hau entzutera eta ikustera etorri

gai honetaz hitz egiten ari gara ehun kaleratzearen kontra borrokatzen ari zarete baina are gehiago inportanteagoa dena zuen enpresa eta zuen eskualdearen

egingo dugu gaur bi mila hamabostean ezagutuko duzue gehienok eta besteok suposatuko duzue zer den hau inauguratu zen

bi urte beranduago eta zoritxarrez hau da lantegi horren itxura bere sarreran langileen pankarta euren etorkizuna defendatzen euren lanpostuak defendatzen arrakasta zirudiena enpresa berri baten edo behintzat enpresa handi baten inbertsio berri bat

enpresak dirua galtzen zuelako baizik eta norbaitek anbizio mugagabeak eramanda diru gehiago irabazi nahi zuelako etorkizuna

europako edo estatu batuetako bulego ilun eta urrun batean erabaki da norbaitek erabaki du diru gehiago irabazteko europan langileak kaleratu behar zirela sei mila bostehun kanporatu

behar dira europan general electric energia berriztagarrien sistema hidrologikoen bidez ekoizteko ildo guztia itxi

horretarako dirudienez estrategia bat martxan jarri zen lantegi zehatz honetan planta zehatz honetan galerak edukitzeko eta modus operandi beste momentu batzuetan ere planteatu da baina hemen laburbilduko dut zein izan den

dirua galdu da ez da kontatzen aurreko urteotan diru asko ere irabazi zela enpresa oraindik edo faktoria oraindik

zegoenean guztira bi mila hamabitik hona dirua galdu da baina guztira hamabi milioi azken urteetako galerak nahiko konpentsatuta gelditzen zirelako aurreko urteotan lortutako etekinekin eta horrek esan nahi duena da lantegi hau bideragarria dela

azken urteotan izandako galera horiek neurri batean induzituak izan direlako lantegi honi faktoria honi leporatu zaizkiola berez ez zegozkion galera batzuk beste lantegietakoak eta gainera apustu zehatz bat egon delako lantegi hau ez izateko eta hori egin da hiru bidetatik lehenengoz eta behin proiektuak kanpora

lantegi honetan eskaintza lehiakorragoak egiteko aukera eta hirugarrenik eta beste momentutan ere aipatu denez ordu tasa igo egin da

gero eta garestiago fakturatzen badira orduak gero eta lehiakortasun gutxiago

enpresa honek eta horrela ezinezkoa da proiektu berriak erakartzea

eraman dira bezeroaren kexen aurrean bezeroak eskatu duenean proiektu batzuk

egitea enpresak erabaki du kanpora eramatea batzuetan txinan eta besteetan inkluso konpetentziara horrela normala da galerak edukitzea eta

handien zenbakiak askotan esaten dute enpresak esanaraztea nahi duena gogoratzen duzue nola duela

arcelormittalek acb sestao itxi nahi zuen sekulako galerak zituelako

dituela eta argi dago enpresek ez daukatela nahiz eta handiak izan makina bat diru egiteko bestela eragingo zioten etengabe baina egia da sekulako gaitasuna daukatela ingeniaritza finantzarioa egiteko eta nahi badute planta baten gainean galerak azalarazteko eta hau da gure ustez gertatzen ari dena beraz langileek salatu zuten moduan ere iragarri baino lehenago lan ikuskaritzan salatuta zeukanez ere hau ez da onartu behar ere honetan bilatutako galerak

planta ixteko eta hor daukagu lehenengo erronka eta hori lan sailari dagokio zorrotz eta oso gogorra izatea aztertzeko

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok

adostu dugun testua abiapuntu ona da

eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz becerra jauna zurea da hitza

eskerrik asko becerra jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da

amaitzeko euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna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

zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa

lan istripuen gorakadaren atzean dauden egiturazko arazoak ezabatzeko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi gehiegigarrena ez diot

soilik gehiegigarrena hemen gaude denok ondo dakigun

azkenaldian lan istripuan gorakada kezkagarri bat ematen ari da eta lan istripua hauen ondorio larriena are kezkagarriagoa izaten ari da

datuak datu dira zeinek eman hala komeni hauek aintzat hartzen dira hauek ez ez naiz

kontua da denok bat gatozela gehiegi direla esatean eta denok denok gara langileak batez ere

sindikatuak alderdi politikoak eta gobernua bera ere jendarte osoa oro har

askotariko sektoretan gertatzen dira badaude sektore edo lan batzuk bereziki arriskutsuagoak edo intzidentzia handiagokoak direnak adibidez basogintza bera baina orokorrean gutxiago edo gehiago sektore gehienetan gertatzen dira

izan lehen sektorea bera izan industria izan eraikuntza sektorea izan garraiolarien sektorea beste aldagai oso kezkagarri bat adin tartea honi erreparatzen badiogu hogeita bost urtetik

lan istripuetan intzidentzia altuenak dutenak seguruenik aukera izan duzue lan istripu eta gaixotasun profesionalen

benetan interesgarria da informazio asko jasotzen du eta ondorio batzuk atera daitezke txostenetik pena azterketa hauek egiterakoan soilik gizarte segurantzaren sisteman alta emanda dauden eta istripu edo gaixotasunen kontingentziarako estaldura duten langileak hartzen direla kontuan zenbat etxeko langile autonomo ostalaritzako langile daude batzuk aipatzearren azterketa hauetarako ere ikusiezinak direnak hauek guztiak

datuak are okerragoak izango lirateke egoeraren larritasunaz jabeturik

eta haren haritik dator gaur eztabaidatzen ari garen mozio hau denbora dezente pasa da ordutik eta agian baten baino gehiagok

zertara dator orain mozio honen eztabaida interpelazioaren ondoren horretara ez ginela mugatu behar erabaki eta gero

lana eta justizia batzordean sindikatu ezberdinena enpresarien elkarteena euskadiko gazte kontseiluarena

lan segurtasuna eta lan osasunaren alorrean bultzatzen den prebentzioaz eta hartzen diren neurrien inguruan

duten ikuspegiari buruz azalpenak eman eta arazoari aurre hartzeko proposamenak egitea oraindik hiru agerraldi besterik ez ditugu burutu hirurak benetan aberatsak eta emankorrak izan direlarik

ikusita agerraldi guzti hauek egiteak luze joko duela mozio hau eztabaidara ekartzea erabaki dugu zertara dator beraz orain eztabaidatzea

eta hauetan ere eragin nahi dugulako etorriko dira beste ekimen batzuk ere agerraldietan jasotako proposamenak mahai gainean jarri eta

denon artean adostasun zabaletara iristea litzateke gure

irtenbideak aurkitu nahian etorriko da baita

aurreko astean eginiko interpelazio baten ondoriozko beste mozio bat obra publikoetan pairatzen ari diren baldintza eskasei aurre egiteko neurriei buruzkoa oso loturik dago baita hainbat informazio eskaerekin sail bakoitzak esleituak dituen obren zerrenda osoa eta obra bakoitzeko informazio xehatua eskatuz beraz ondoriozta dezakezuenez gai honi

kontziente gara lan istripuekin ezingo dugula erabat amaitu hori ezinezkoa izango da badakigu baina bere espresio minimora eraman nahi ditugu eta beraien ondorioak ahalik eta txikienak izateko neurriak hartu behar ditugu

inork ezin du ukatu lan istripuak prekarietatearekin zuzenki erlazionaturik daudela

orduan eta arrisku gehiago lan istripu bat izateko lan istripuen eta gainontzeko osasun galeren jatorria prekarietatean dago hau frogatua dago egia da ez dela kausa bakarra baina bai gehien eragiten duena

lana antolatzeko eredu berriak malgutasun handiagoak kontratazio kaskarrak

ebentualitateak edo lan erritmo handiak beste faktore batzuen artean areagotzen dutela lan istripuak jasateko eta osasuna galtzeko arriskua gero eta estrukturalagoa den prekarietatearen arazo larri honi zezenari bezala

denok eskutik hartuta denok norantza berean arraun eginez

ezinbestekoa iruditzen zaigu lan harremanetarako esparru propioa izatea

eta kalitatezkoa sortzea administrazio publikotik bertatik eredugarria izanez bai zuzenean edota zeharka enplegua sortzen duenean eta

kanpo kalitatezko enplegua sustatuz eta nola ez enplegu guztietan

lan segurtasuna sustatzeko neurri eraginkorrak hartu behar dira horretarako baina lan arloko eskumen guztiak beharrezkoak ditugu

iristen gara burujabetza faltarena honetarako ere behar dugu

lan arloko eskumenak exigitu behar ditugu guztiak

eta hauek ere jateko kontuak dira sarritan aurpegiratzen zaigu

behar dugu herri askea izan eskumen guztiak gure esku izan aurkeztu berri dizkiguten aurrekontuetako memorian jasota dator ekitaldi honetan

lan agintaritza moduan lanaren zein laneko arriskuen prebentzioaren arloko indarrean dagoen arautegiaren arabera dituen eskumenak

baina argi dago hau ez dela nahikoa ditugun eskumenetara ezin gara haratago joan beharra daukagu ezinbestekoa da jaurlaritza eragile aktibo eta konprometitua izatea buru belarri aritzea eta honi erantzuten dio proposatu dugun mozio honen lehenengo puntuak baina itxura guztien arabera batzuek ez duzue beharrezkoa ikusten

edo behintzat ez duzue orain beharrezkoa ikusten agian beste testuinguru batean edo beste publiko bati zuzendu nahi zaretenean

bai ala ez erantzuna erraza da bitartean lan harremanetarako esparru propioa ez dugun bitartean eta erabaki nagusienak

lan baldintzei eta dakarten prekarizazioari eragiten dietenak hemendik laurehun kilometrotara hartzen diren bitartean badugu zer egin eta zertan hobetu eta bide horretan lan segurtasunaren araudi guztia zorrotz betetzeko

hartu genezake beharrezkoak diren baliabideak gehituz san josé andreak interpelazioan lan istripuak ikertzeko konpromisoa nabarmendu zuen

aurkitzeko eta berriro ez gertatzeko neurriak ezartzeko honetarako eta baita lanaren osasuna sustatzeko

aurkeztu berri zutela adierazi zuen eta osalaneko aurrekontuen memorian jasota dator estrategia hori lau ardatz zehazten dira eta ardatz hauetan hamabi jardute eremu identifikatu dira

zehaztuz denak irakurri ditut eta ez daukat inongo arazorik aitortzeko gehienak berresten ditudala baina paperak

ikuskaritza indartzea eta siniestrabilitatea txikitzea

baina garbi ikusten da horretarako bideratzen diren baliabideak ez direla nahikoak ez baliabide materialak

pertsonalak ere jaurlaritzak aurkeztu digun aurrekontu proiektuan behintzat ez da ikusten orain artekoak baino baliabide gehiago izango direnik lan osasunari bideratutako aurrekontua nabarmen murriztu da azken urteotan

eurotako partida zuen bi mila hamazazpikoa hamalau milioitakoa izan zen eta aurrekontu proiektu honetan bi mila hemezortzirako jaso dena zertxobait igo den arren ia ehuneko bata hamalau milioi ehun eta hirurogeita hamabi mila euroak oso urruti daude

bi mila bederatziko kopuruetatik diru gehiago bideratzea behar beharrezkoa da osalanera hamabi milioi bideratzea ez da nahikoa eta zer esan ikuskaritzari dagokionez adibide txiki bat lanaren nazioarteko erakundearen arabera

lan ikuskari bat egon beharko luke baina hainbat azterketatan adierazitakoaren arabera

jaso daitezkeen salaketetan atzerapen handiak ematea kontrol eza prebentzio lan eza beraz datu hauen arabera argi ikusten da zer hobetu

lan ikuskaritza barruan hogeita hemezortzi ikuskari eta hamairu ikuskariorde daudela guztiak lan eta justizia departamentuaren menpekoak bai baina ez dakiguna da hogeita hemezortzi ikuskari horiek lan ikuskariak diren edo horietako batzuek segurtasun sozialeko ikuskariak diren ez dakigu ezta ere hamairu ikuskariorde horiek

daukagun informazioaren arabera eta batez ere agerraldian san josé andereak

badirudi segurtasun arlokoak direla soilik oraindik ez baita lan arloko ikuskariorde figura existitzen eta

erantzunak jaso agerraldian esan zituen baita ikuskari bat gehiago izateko eskaera eginda dagoela eta baita segurtasun eta osasun arloko

eta sei ikuskariorde izateko eskaera baina hara hona hemen berriz ere gure eskumenen falta nabaria bitarteko gehiago izan nahi eskumen oso ez dugunez madrileri baimena eskatu behar

ez dugu askatasunik gure mozioaren bigarren puntuan beste kontu bat ere azpimarratu nahi izan dugu

diru laguntza bat jaso duen enpresaren batek ez badu lan segurtasunaren araubidea betetzen

litzateke diru laguntza deialdi guztietan besteak beste laguntza baldintzatuak

eta azkenik baina ez horregatik garrantzi txikiagoa duenik aurkeztu genuen mozioaren hirugarren puntuan

bereziki obra publikoan lan segurtasuna irmoki betearaz dezala

eta lan istripuak jasotzeko aukera minimotara jaitsiz puntu hau guztiz loturik dago lehen aipatu dudan gure beste ekimen batekin azkeneko

mozioarekin beraz ez dut puntu honetan sakonduko izango dugu eta parada honi buruz sakonago eztabaidatzeko baina bai azpimarratu nahiko nuke orain arte izan ditugun agerraldietan lab eta ela bat etorri direla

administrazio publikoa eredugarria izan behar dela obra publikoetan aurrera eramaten den prebentzioan erreferentzialak izan beharko liratekeen hiru obra aipatu zituzten anoetako erreforma bilboko portuan egiten ari diren lanak eta abiadura handiko trenaren obrak gipuzkoako zatian horra hor adibidez non lupa jartzen hasi

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

llanos andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

en mi intervención nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak aiartza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi berriro lan istripuen aurka egin beharrekoa arriskuen prebentziorako legearen eremutik haratago doa hainbat faktore dauzka eta horiei guztiei modu

erantzunen txandara iritziz otamendi andrea zurea da hitza

sánchez andrea ez dut

inondik inora zuen akordioan lehenengo

egiten duzuen baieztapenarekin hor esaten duzue lan istripuak ekidin egin daitezkeela

ondorio larriak edo aintzat hartzeko moduko ondorioak dituzten istripuak ekiden daitezkeela hori bai baina inoiz ezin da ekidin maila txiki batera igo txorkatila bihurritzea jaisterakoan edo lanerako bidean

izatea hori ekidinezinekoa da bai egia da egin nezakeena dela

esanguratsuak edo dituztenak ekiditea hor bai hor intziditzea hori bai egin genezake eta hauen ondorioak espresio minimora bideratzea baina ekidin inoiz ez beste kontu bat

sailburu andreak aurrekontuen aurkezpenean esan zuela sei plaza berri

berri jartzeko baimena

orain esan duzunarekin ez dakit badirudi ia onartua dagoela honek ez dakit kapitulu bat galdu dudan bidean baina

informazio eskaera aurrekontuen azalpenak edo

izango dugu aukera horretan sakontzeko

datuen eta estatistiken zenbaki saltsa bat dago hor eta denok dakigu estatistika horiek egiteko

ez naiz sartu behar estatistika horietan istripu bakar bat egotea

prebentzio eza dagoela zuk ere esan duzu bai beraz egiten den guztia gutxi da

egin dudan galdera galdera erretoriko bat da eta nik neuk erantzun dut

hainbeste denbora eta gero mozio honen eztabaida esan dut erantzuna o sea nik neuk erantzun dut esan dut aurrekontuak gainean ditugula eta aurrekontuetan

aurrekontuak baldintzatu nahi ditugula nolabait esatearren mozio honetan jaso nahi genuen

nahi genuen puntu batekin beraz hori da gaur

asmoa eta galdera bat egin dut eta ez didazue erantzun

lan harremanetako esparru propio baten beharra ikusten duzuen ez batak eta ez besteak gobernua sustengatzen duzuen taldeko ordezkariak ez batak eta ez besteak

eta gogora ekarri nahi dut aurten bertan maiatzak hogeita bostean erkidego autonomoko lan harremanez eta negoziazio kolektiboaz jaurlaritzak dituen azterketa asmo eta proposamenei buruz eztabaidatu zenean legez besteko horretan erdibideko batera iritsi zineten iritsi ginen hobeto esanda eh bilduko ordezkariak

taldea baita eta bertan eskatzen da negoziatzeko euskal esparrua lehenetsita

bla lan harremanen marko batera urratsak egitea eskatzea eta baita ba bueno lan harremanetarako eredua ezartzea hemen bertan

legez besteko proposamenean lehenengoko puntuan hori zen nabarmendu nahi genuena lana harremanetarako esparru baten beharra

eta ez didazue erantzun ere egin

behintzat gure borondatekoa erdibideko bat adostea zen ahalik eta babes gehien izango zuen erdibideko batera iristea baina bueno egiari zor esan beharra daukat

harremanetan jarri nintzenerako sánchez andrearekin adostasun batera iritsi ahal izateko nire sorpresa zein izan zen erantzun zidanean ba jada pprekin eta pnvrekin erdibideko batera iritsita zaudetela beraz

ez dut ikusten adostasun batera iristeko inolako borondaterik azaldu duzunik eta

gai garrantzitsu batean adostasun batera iristeko aukerak badaudela denok bidean

baina halako gai serio batean adostasun batera iristeko aukerak bagenituen espero dut

hurrengo eztabaidetan beste aukerarik izango dugula besterik ez
eskerrik asko eskerrik asko otamendi andrea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

no es tontería no se habían producido nunca nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

de todos eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna eztabaida

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintiocho contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa